jakinarazten dizuet gai zerrendako hamazazpi eta hemezortzi puntuak beste baterako utzi direla gai zerrendako lehenengo puntua galdera luis javier tellería orriols

pandemiaren kudeaketari egiten dion ekarpenari buruz tellería jauna zurea da hitza

eusko legebiltzarrak babes zabalarekin onartu zuen atzo covid hemeretzi pandemia kudeatzeko neurrien lege berria euskadin eta gure inguruan pandemiaren bilakaeraren adierazleek

berresten duten unean iritsi da lege berri hau

txertaketak aurrera egin duelako eta euskadiko ospitale presioa pixkanaka murriztu delako desde un punto de vista jurídico esta ley

testuinguru horretan eta gizarteak etapa berri honetan duen interesak kontuan hartuta lehendakariari galdera hurrengoa da

jasaten ari garen pandemia egoeraren kudeaketa hobetzen eskerrik asko eskerrik asko tellería jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

legebiltzarburu andrea legebiltzarkideok sailburuok

egun on osasunaren mundu erakundeak iazko martxoaren hamaikan pandemia deklaratu zuen ordudanik euskadin

gaur ere gure lehen oroimena hildako pertsonekin

lehen aldian euskadin osasun larrialdiaren adierazpena eta estatuan alarma egoera izan ziren gure erabakien euskarri juridikoa

maiatzaren bederatzian indargabetu egin zen alarma dekretua estatuan hura ordezkatuko zuen arau berririk gabe gabezia horrek

salbuespenezko aldi honetan hartzen ditugun erabakien estaldura juridikoa bermatzen lagunduko duen legea gogoratu behar dugu pandemiak

eta onartzen dugu ez geundela horrelako egoera baterako prestaturik

lege hau onartzeko prozesuan aplikatu da horregatik legea posible egin duten legebiltzar taldeen arteko elkarrizketa eta lankidetza aitortu nahi ditut elkarrekin podemosen ekarpena nabarmendu nahi dut izan ere

urte politikoaren balantzeari buruz iriarte andrea zurea da hitza

publizitate minutu hauen ostean ikasturtearen balantzea egitea tokatzen da

aldi honetan datuak eta errealitatea zurera moldatzen dituzulako baina atzo bertan onartu zen legeak zure gobernuaren kudeaketaren

berandu gaizki eta eraginkortasuna hutsaren hurrengoa

desproposito hori zerorri ere ez bazara gauza izan da aste honetan komunikabide batean

baina ezinezkoa da maskara kalean derrigorrezkoa dela legean txertatu eta jarraian automatikoki bertan behera geratu da ia ia egun berean eta hortik hasita gainerakoa eta aukera on bat genuen hemen esan nuen bezala oraina eta etorkizuna prestatzeko aukera on bat eta galdu egin da egunkari batean irakurri dudan bezala

besteak beste ere estatuarekiko menpekotasuna argi utzi duelako pandemiak agerian utzi du

behin eta berriro gertatu da hori eta hori zure ardura ere bada

ez dakit atril honetan zenbat aldiz errepikatu dudan baina ditugun erronkei aurrea hartzeko ariketa kolektibo bat herri bezala beharrezkoa da agenda berri bat eta begirada berri bat

begiradatu bat pandemia hasi zenetik hirurogeita hamar proposamen baino gehiago egin ditugu hainbat arlotan ondorioei aurre egiteko eta ehuneko laurogeita hiru atzera bota dituzue eta emaitza begi bistakoa da mediokridadea eta herri honek dituen ahalmen eta gaitasunetatik urruti

y luego de aquella manera pues que sí zuek betikoan eta betiko moduan egiten jarraitzen duzue posible denaren kartzela horretan preso egonkortasuna egon eta horrelakoetan badakizu zer esaten den egon

egiteko garaia iritsi dela eta euskal herria bildun horretan saiatzen ari gara uneak eskatzen duen lidergo publikoa eta gobernantza zuri eskatuz eta erraza izan ez baldin bada ere uste dut akordio garrantzitsuak ere erdietsi ditugula energia ituna mugikortasun elektrikoa

eta askoz gehiago izango dira baina askoz gehiago ere izan zitezkeen urkullu jauna adibidez europako funtsetan baina zuek ez duzue nahi izan bukatzera noa gogoeta egin jarrera aldatu eta izan herri honek behar duen liderra etorkizunari

uste dut ardura politiko kontua dela izan ere gaur gaurkoz gehiengo absolutua bai baina inoizko gobernurik ahulena duzuela argi geratzen da eta eskerrik asko

eskerrik asko legebiltzarburu andrea iriarte andrea legealdiaren orain arteko balantzea positiboa da bat

azaroan zortziehun eta berrogeita hamar kasu izan genituen eta orain ehunera jaitsi gara

bi hazkundea eta enplegua berreskuratzen ari gara aurrekonturik altuena onartu dugu jaurlaritzak

bideratu ditu covidari aurre egiteko mila zortziehun milioi osasuna hezkuntza gizarte babes edo zuzeneko laguntzetarako

enpresei maileguak eta abalak eskaintzeko gure kaudimena hobetu egin da emaitzak lortzen ari gara adibide bat

ehuneko laurogeita hemeretzia mantentzea lortu dugu hiru programa betetzen ari gara eta hamasei plan estrategikoak indarrean ditugu emaitzak hemen ere legebiltzarrean guztira hamabost lege asmo aurkeztuko ditugu gobernutik

beste hiru lege proposamen eta onartutako aurrekontuarena lau etorkizuna sustatzen ari gara berpiztu programa onartu dugu bi urte hauetan

berrogei mila enplegu sustatzen lagunduko dugu horrekin batera euskadi next

eta zientzia teknologia eta berrikuntza plan berriak onartu ditugu emaitzak lortzen ari gara

eskualdeen artean kokatu gara bost autogobernua indartzen ari gara egiteke dauden transferentzien kronograma negoziatzen jarraitzen dugu emaitzak lortzen ari gara espetxeen eskumena eta beste hiru eskumen adostu ditugu

euskadi susperraldiaren inflexio puntuan kokatzen da eta etorkizun hobeago baterako oinarri sendoak jarri ditugu

bat estatuko osasun publikoaren defentsarako elkarteen federazioa bere ustez euskadi da estatu osoko osasun zerbitzu publiko onenak dituen erkidegoa

eta lehenak gara estatu erkidego guztien artean hiru estatuko gizarte zerbitzuetako zuzendarien eta kudeatzaileen elkartea egindako azterketaren arabera euskadi buru da estatu osoan gizarte zerbitzuen kalitateari eta prestazioari dagokionean

gai zerrendako hirugarren puntua galdera txarli prieto san vicente euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak turismo merkataritza eta kontsumoko sailburuari egina maskaretan izan diren irregulartasunak kontrolatzeko kanpainari buruz
prieto jauna zurea da hitza presidenta señorías

eskerrik asko amaitu da hurtado jauna gai zerrendako laugarren puntua galdera

taldeko legebiltzarkideak osasuneko sailburuari egina datorren udan osakidetzan ordutegiak eta zerbitzuak murrizteari buruz hernández jauna zurea da hitza

eskerrik asko sagardui andrea hernández jauna zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko sagardui andrea gai zerrendako bosgarren puntua galdera

lortu nahi den estatus politiko berriari buruz iturgaiz jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea egun on danori lehendakari jauna egun on

eskerrik asko iturgaiz jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea iturgaiz jauna

aitortutako autogobernua babestea da nire erantzukizuna espainiako gobernuak aurreneko aldiz egutegi bat onartu du eskualdatzeke dauden eskumenak euskadiri eskualdatzeko gernikako estatutua legebiltzarrean eta diputatuen kongresuan onartutako legea da euskal gizarteak

oraindik bete gabe dagoen lege organikoa hitz egitea eztabaidatzea negoziatzea eta adostasunak lantzea politikaren zeregina da legebiltzar hau eztabaida politikoaren foroa da beraz onuragarria da euskadiren etorkizunerako estatus politikoaren inguruko eztabaida legebiltzar honetan abian jartzea gu guztion zeregina da ardura da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

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako seigarren puntua galdera amaia martinez
grisaleña talde mistoko legebiltzarkideak lehendakariari egina bilboko merkataritzaren eta turismoaren sektoreari eurocopa ez ospatzeagatik eman beharrezko diru

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako zazpigarren puntua galdera

lanbide euskal enplegu zerbitzuaren erreformari buruz garrido andrea zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea lehendakaria sailburuak

mendia andrea gai zerrendako zortzigarren puntua interpelazioa

eta autogobernuko sailburuari egina enplegu publikoa sortzeari eta

zurea da hitza egun on guztioi

behin behinekotasun tasa altuak denbora gehiegi darama konponbidearen zain gaur ez ditut datu askorik emango egoera berri ez delako

arazoari irtenbidea emateko asmoa al zenuen eta gainera sindikatuekin negoziatuz eta

asmoa al zenuen zure erantzuna izan zen gobernuak euskal administrazioko behin behinekotasun tasa altua murrizteko prozesuekin konpromiso sendoa zuela prozesua geldiezina zela eta

hitz egin zenigun era berean esan zenigun negoziazioan eta

gai hauek negoziaziorako mahai eta esparru ezberdinetan lantzen ari zinetela eta horrela lantzen jarraitzeko borondatea zenutela

askorik ez direla egon izan ere legebiltzarrera

ekarri duzue aurreko legegintzaldian aurkeztutako

enplegu publikoa egonkortzeko prozesuak arautzen dituzten xedapen gehigarriek sindikatu gehienen

aurreko legegintzaldian eta honetan ere bai azken hilabeteetan batzordean egindako agerraldien bidez sindikatu guztiei entzuteko aukera izan dugu

gehienek uste dutela enplegu publikoa egonkortzeko xedapen horiek ez direla nahikoak eta gainera ez dituztela europako ebazpen judizialen

deialdirik ez egitea kasu batzuetan hogei urte hamabost urte eta hamar urte administrazio orokorrean heziketa berezian sukalde eta garbitzaileen arloan besteak beste beraz erantzukizuna ez da langileena

aukera ukatu egin baitzaie eta zein da egun dugun egoera gure ustez hiru gertakizun nagusiak aipatu behar dira

sindikatuek greba konbokatu zuten administrazio publiko guztietan eskaera argi batekin enplegu publikoa sortu eta egonkortu handik bi hilabetera sindikatu guztiak bat izan ezik negoziazio mahaitik

gobernuaren aldetik proposamenik eta borondate politikorik ez dagoelako egoerari konponbidea emateko bi modu ez

jo du kidego eta eskalen legean egonkortzeko prozesuak arautzen duten

bat bigarrena eta orain arte gobernuari ez diogu entzun horren aurrean zer proposatzen duen sententzia horrek agerian uzten du beste behin ere gure autogobernuaren zaurgarritasuna aldebikotasunik

arteko berdintasunik ezagatik eta hiru

parlamentarioek legeari aurkeztutako zuzenketen artean eskatzen dute eskatzen duzue bigarren xedapen gehigarri hori legetik kentzea horren ordez beste proposamenik egin gabe beraz zer da ulertu behar duguna

horrenbeste denbora itxaroten dauden langileei gobernuak ez die ezer proposatzen madrilen erabakiko dutenen zain geratuko da gobernua

egoera argitu beharrean korapilatu egin da eta horregatik interpelazio egitearen beharra eta sailburu andrea galdera zuzena egiten dizugu
zer neurriak hartuko ditu enplegu publikoak egonkortzeko eta euskal gizartearen beharren arabera enplegua sortzeko mila esker eskerrik asko
garcia andrea erantzuteko garamendi andrea zurea da hitza

presidente andrea sailburu legebiltzarkideok egun on

jaurlaritzak enplegu publikoa sortu eta kontsolidatzeko asmoen berri emateko behin baino gehiagotan pasatu naiz tribuna honetatik eta gaur

interpelazio honen harira gustura emango ditut behar diren azalpenak dagoeneko legebiltzar honek ondo ezagutzen ditu sailburu honen diagnostikoa

dagoen interinitate edo bitartekotasun tasa murrizteko gaia hain mardula eta garrantzitsua izanik atseginez emango ditut behar diren adibideak eta jakinaraziko dizuet

ahal izateko bai eta ahal bada aurrerantzean hartu beharko diren neurrien inguruan ere administrazioan bitartekotasun tasa handia da

ez dago zalantzarik gobernu honek ez du hori inolaz ere ukatzen baina ezin da ukatu ere interpretazio honetako gaiaren muina oso sakona eta konplikatua dela hari mutur asko ditu

berehala sartuko naiz gaiaren mamian baina aurretik utzidazu segundo bat ñabardura bat egin nahi nukeelako gauzak argitze aldera

gauzak bere izenetik deitu behar dira bestela ez dago modurik irtenbideak bilatzeko

zeren tranpa egitea baita aldi baterako langile guztiak interinotzat jotzea ez aldi baterako langile guztiak ez dira interinoak aitzitik interino guztiak badira bai aldi baterako langileak gainera

ezinbestekoa da administrazioan eguneroko funtzionamendurako aldi baterako kontratazioak egiturazkoak ez diren arrazoiei erantzuteko aukera ematen baitu

bajak ordezkapenak bestela konponbide zaila izango luketenak premia horiekin jarraituko dugu aurrerantzean

asumitu beharko genuke orain esan dizudan ñabardura hori hori argituta berriro esan nahi dizut bai nire taldeak bai nik neuk ere gogor lan egiten dugula legegintzaldiaren hasieratik bertatik irtenbide

gauza jakina da gure lehentasuna dela plantillak gaztetzea eta pairatzen ditugun bitartekotasun tasa handiei

duela gutxi izandako greba deialdia aipatu duzu arestian hor jarri duzu azpimarra zilegia da ez dut hori gutxietsi nahi

nire ustez eraikitzaileagoa den alde batetik negoziazio kolektiboaren baliotik eta gaiarekin lotuta dauden eragile sozialen parte hartzetik

nik zuzentzen dudan sailak atsedenik gabe ari dela irtenbide partekatuak bilatzen gaur arte honako deialdi hauek egin ditugu hiru negoziazio mahai orokor

eta haietaz gain beste zenbait mahai sektorial era batera edo bestera foro horietan guztietan jorratu da gaur galdetu didazun gai hau aldez edo moldez

eta planteatzen ari garela gainera eragile sozialekin izandako aldebiko elkarrizketa etengabea izan da joan den urtearen amaieratik gutxienez

horietako batzuetan sailburu hau ere parte aktiboa izan da eta horretan geundela

administrazioa negoziaziorako edukiak planteatzen eta lantzen aritu den bitartean

lanuzteak eta grebak deitu dituzte zilegiak eta errespetagarriak dira baina giroa gaiztotu arazoan sakontzea oztopotu eta behin behinekotasuna murrizteko neurrietan batez ere hautaketa prozesuak

aitortzen dut enplegu publikoaren behin behinekotasuna murriztea ez dela konpontzen soilik kontsolidazio prozesu bat martxan jarrita bistan da

horren ildotik ekainaren hamaseian egindako mahai orokorrean jaurlaritzak

gizarte eragileekin negoziatua lehiaketa hau kontsolidazio prozesua egin ondoren izango zen beste edozein hautaketa prozesurik

hasiera batean deialdi hau bakarra eta urterokoa izango litzateke hala lekualdatze lehiaketa hori egin ondoren beste lan eskaintza publiko bat dei liteke lehiaketako lanpostu hutsak betetzeko hortik aurrera egutegi bat ezar daiteke deialdi berriekin

betiere negoziazio kolektiboaren ondoren eta indarrean dagoen esparru juridikoaren arabera aldi berean beharrezkoa da plantillen azterketa

administrazioaren egiturazko beharrak zehazteko lanpostu zerrendak egokitzeko

administrazio eraginkorra eta efizientea sustatzeko

modu orokorrean esanda eskuartean darabilgun neurri sorta ikus dezakezunez garcia andrea enplegu publikoa sendotzeko eta sortzeko bidean ari gara lanean gure konpromiso irmoa da negoziazio mahaietako gure aulkiak ez dira inoiz hutsik egon ezta egongo ere

eskerrik asko eskerrik asko garamendi andrea garcia andrea zurea da hitza

gobernuari eskatzen diogu orain arteko norabidea zuzentzea eta horrek suposatzen du alde batetik

apustua sendoa eta negoziazio kolektiboaren bitartez egitea hogeita bat

zerbitzu publikoen enpleguaren kalitateaz eta sortu beharreko enpleguaz erabakiak hartzeko orduan eta beste aldetik pentsatzen dugu

eta geldirik egon beharrean zain estatuari exijitu behar zaio aldi baterako enplegu publikoa finkatzeko

eta enplegu berria sortzeari buruz erkidego autonomoan hartzen diren erabakiak errespetatzeko eta hala badagokio beharrezko lege erreformak egitea aipatutako erabakien arau inplementazioak

izan ditzan guretzako ere berme juridikoak inportanteak dira eta besterik gabe mila esker eskerrik asko garcia andrea garamendi andrea zurea da hitza

eta horrela da uste dudalako jaurlaritzan hartzen ari garen erabakiak eta planteatutako neurriak gauzatzea ezinbestekoa dela

gure asmoa nabarmena delako guztiz hau da langile publikoen egonkortasuna hobetu nahi dugu eta era berean enplegu publikoaren kalitatean onerako egin horrela gure herritarrek behar duten arreta hobetuko dugu eta gainera administrazioko langileoi dagokigun zerbitzu publikoak

ekintzekin hornitutako berbak dira pausoz pauso jorratu beharrekoak

azken urteotako oinarrizko legediaren ondorioz zati handi batean bigarrena

irmoa egonkortasunaren alde enplegu publikoaren kalitatearen alde zerbitzu publikoaren hobekuntza helburu eta hirugarrena ekintzak

eta azken honetan geldituko naiz berriro ere proposatutako neurriak laburtzeko ezinbestekoa da lanpostuen planifikazioa eta egiturazkoak diren lanpostuak ondo zehaztuta izatea horretan ari gara buru belarri

horretan ari gara beharrezkoa delako hautaketa prozesuak lehenbailehen hastea

kontuan izanik administrazio barruko eskarmentua kontsolidazio prozesuak gauzatzerakoan aipatu dut bultzatu dugun lege proiektua prozesu horri

zeresanik ez dago ezin dugula arazoa luzatzen utzi aurre egin behar zaio

bi mila hogeita bateko lan eskaintza gauzatzeko oinarriak lantzen eta negoziatzen ari gara bederatzi eskaletan horren harira urte honetan bertan

eta ez dugu baztertzen deialdia mila berrehun eta hogeita hamareraino zabaltzea gauzak horrela

nire eskua luzatu nahi diet alde batetik mahai orokorra utzi duten gizarte eragileei benetan negoziaziora hurbil daitezen

legebiltzar honi kidegoen eta eskalen legea ahalik eta adostasun handienarekin onartzeko erabakigarria baita behin behinekotasuna murrizteko ez ezik administrazioa arrazionalizatzeko eta antolatzeko ere

estatuko administrazioari ere eskua luzatzen diot aldebiko lankidetza jorratuz oinarrizko legedia moldatu eta kontsolidazio prozesuak babesteko

ekonomiaren garapen jasangarritasun eta ingurumeneko sailburuari egina araban ezarri nahi diren eguzki

eskerrik asko soto jauna erantzuteko tapia andrea zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea señor soto

gai zerrendako hamargarren puntua galdera carmelo barrio baroja euskal talde popular ciudadanos taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen jasangarritasun eta ingurumeneko sailburuari egina npbren plan estrategikoa

zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea

eskerrik asko tapia andrea barrio jauna sí gracias

gai zerrendako hamaikagarren puntua interpelazioa luis ignacio gordillo pérez euskal talde popular ciudadanos taldeko legebiltzarkideak ekonomia eta

finantzen euskal institutuari buruz gordillo jauna zurea da hitza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

sailburuok legebiltzarkideok gordillo jauna

etorkizunean kontuan hartuko den zerrenda funtzionala aurrerago ikusiko dugun bezala horren aurretik enteak izan duen jardueraren errepaso labur bat egingo du bi mila hamairuaz geroztik

denaren arrasto batzuk ematen dituelako eta beste bilakaeraren nondik norakoak azaltzen dituelako durante los primeros años de existencia

era berean finantzen euskal institutuak europako inbertsio bankuaren finantzaketa lortu zuen eta erakunde horrek emandako maileguak euskal enpresa txiki eta

berrantolaketa horren beste proposamen nabarmenetako bat kapitala finantzatzeko tresna berrien planteamendua izan zen

finantzen euskal institutuari zuzenean dagokion bi ekimenetan

baliabide publikoen kudeaketa arduratsuaren esparruan gure konpromiso programatikoa honako hau dela enpleguaren susperraldi ekonomikoaren enpresa sustraitzearen berrikuntzaren eta gizarte kohesioaren

eskerrik asko azpiazu jauna gordillo jauna zurea da hitza

cada vez con más personalidad va siendo tramitatuko dugun lege proiektuaren xehetasunak eztabaidatzeko aukera izango dugu legebiltzar honek bideratu baititu institutuaren helburu funtzionalak eta euskal finantza sareen duen zeregina

gai zerrendako hamabigarren puntua galdera ibai iriarte san vicente eh

bildu taldeko legebiltzarkideak hezkuntzako sailburuari egina lomloe legearen aplikazioak lanbide heziketako irakasle teknikoen egoeran izango duen eraginaren inguruan
iriarte jauna zurea da hitza egun on

legebiltzarkideok sailburuak bildarratz sailburua egun on guztoi bueno

langile teknikoen inguruan eurek agertu ziguten kezka eta

hitza erabiltzen du kolektibo honekiko desagertze hitza

hamar irtenbide bat emateko aukera egon dela baina hamasei oraindik zintzilik daude eta hori dela eta
egiten dizugun galdera hezkuntza sailak lanbide heziketako irakasle teknikoen aferari euren etorkizuna bermatuko duen irtenbidea emango dio eskerrik asko eskerrik asko

iriarte jauna zure galderari erantzuteko hasteko argitu nahiko nuke lanbide heziketako irakasle teknikoen etorkizuna

pasa den ekainaren hamabostean ministroen kontseiluan onartutako lanbide heziketako lege berriaren aurreproiektuan hori horrela

hamaikagarrena xedapen gehigarriarekin bat etorriz titulazio eskakizunak betetzen dituzten irakasleak

erabakitzen den prozeduraren bidez eta indarrean dagoen araudian aitortzen den irakaskuntza esleipena mantenduz gainera eta hitzez hitz aipatuko dizut lanbide heziketako irakasle teknikoen kidegoko karrerako funtzionariak eskatzen diren titulazio eskakizunak ez

lanbide heziketako irakasle teknikoen kidegoan egongo dira irakasle horiek espezialitateari eta indarrean dagoen araudiak aitortutako irakaskuntza esleipenari

kontua beraz kidego horretan behin behineko izaeran zerbitzuak ematen dituzten irakasleetara mugatzen da eta kolektibo horrekin eta ordezkari sindikalekin hezkuntza sailak irtenbide posible bat artikulatzeko konpromiso irmoa du gaur egun xedapen gehigarri bakarrean
indarrean dagoen berrehun eta hirurogeita hamasei barra bi mila zazpi errege dekretuaren esparruan eskerrik asko

bildarratz sailburua arrazoia duzu karrera funtzionario dutenak ez dute beraien

zerrendetan eta lanean urteak eta urteak daramaten guzti horiek bai eta asko dira

entzun genituen euren adierazpenak batzordean bertan hitz politak lasaitzeko esan arren denbora urteak pasa dira eta oraindik irtenbide bat

esku artean eta bai nik ere beraien larritasuna ulertzen dut

muga bat baduelako esan bezala hezkuntza sailak lasaitzeko esan die eta lasai egoteko esaten ari zaien bitartean denbora aurrera doa eta irtenbiderik ez eta esan bezala

hamaikagarrena xedapenean extinción hitza erabiltzen du

gora eta hau ez da langile gatazka bat hemen egoera honek erasotzen dio eragiten dio lanbide heziketaren kalitateari guk uste dugu

ezin zaiela atea itxi finean lanbide heziketak galduko lukeelako pertsona hauek

beraien konpromisoa ezaguna da beraien lan esperientzia beraien ezagutza guzti hori ezin dugu galdu pertsona hauek urteak daramate zuzendaritza taldetan egoten teknikan lanean bestelako proiektuetan ezin dugu galdu lanbide heziketak ezin du galdu

eta esan bezala behin behinean dauden guzti horiek bi mila zazpian lehen erabakia hartu zuen espainiako

kontratazio hauek lan poltsa hauek langile hauen bidez jasotzen jarraitu

baduela hezkuntza sailak eta irtenbide bat eman behar diogula esan duzue konpromisoa badaukazuela irtenbide bat emateko baina guk

konpromisoa baino gehiago langile hauek lanbide heziketan lanean jarraituko dutela adieraztea da azken finean

erantzun bat merezi dutela denbora pasatzen doa lomloek

lege berria etorriko da ere espainiako kongresuaren aldetik edo ebatziko dena

benetan irtenbide bat eman beraiek diote lasai egoteko esan zaien arren ez dutela ezer idatzita ez dagoela konpromiso bat eta gaur hemen zure ahotik konpromiso jartzetik harago lanbide heziketako langile guzti hauek lanean jarraituko dutela entzun nahiko genuke

aukera eta kezkaz ikusten dugu denboraren hautuan

eta lanbide heziketako lege berria dator beraz irtenbidea emateko garaia iritsi da eskerrik asko eskerrik asko iriarte jauna bildarratz jauna zurea da hitza

erreferentziazko arau esparruak oinarrizko izaera estatala du eta autonomia erkidego guztietan du eragina gainera ez da euskadikoa bakarrik

lege horretan irakasleen kolektibo horri buruz ezarritakoa ahalik eta ondoen lehenera itzultzeko egin behar diren aldaketak egiteko nabarmendu nahi dut hiru bilera egin zirela lanbide heziketako irakasle teknikoen zenbait elkarterekin

negoziazio horren une bakoitzeko egoeraren berri eman zitzaien beti defendatu izan dugu eta defendatzen jarraituko dugu kolektibo horrek lanbide heziketako irakaskuntzan duen

ari da izaten eta bide batez esango dizut gainera autonomia erkidego eta parlamentuko taldeei dagokienez

baina ministroaren eta haren ministerioaren konpromisoa lortu genuen akordio horrek aukera eman du estatuko lanbide heziketaren etorkizuneko legean

kidego berria beraz espezialitate horiek berrehun eta hirurogeita hamasei barra bi mila zazpi errege dekretuan ezartzen dira

baina oraindik aipatutako hemeretzi espezialitateetan irakasten duten unibertsitate titulaziorik gabeko bitarteko irakasleen egoera konpondu behar da

eta gure eskumenean eta gaur egun indarrean dagoen araudiaren barruan irtenbide posible bat aurkitzeko lanean ari gara gaia dakizun bezala konplexua da lan handia eta konplikatua eskatzen duena arau eta eskumen esparrua kontuan hartuta

kolektibo horrekin aurrerapauso handia egin dugu eta espero dut laster ebazpen aukera bat artikulatuta izatea eta eraginpean dagoen kolektiboari

bidali ahal izatea esan duzun bezala bi mila zazpiaz geroztik dago ez zen eta ez da konponbide erraza

aurki izatea baina aurkituko dugu eskerrik asko eskerrik asko

saenz de lacuesta eh bildu taldeko legebiltzarkideak lurralde plangintza etxebizitza

sarreretarako proposatu den lurperatu gabeko behin behineko soluzio berriari buruz

duela hogei urte egin zenuten euskal

eta duela ia hamabost urte hasi zineten obrak egiten zergatik orain bat batean

lurrazaleko soluzio bat bilboko eta gasteizko geltokietarako eskerrik asko eskerrik asko fernandez de betoño jauna arriola jauna zurea da hitza

bai arriola sailburua ez esan hau aurreikusita zegoela gezurra delako

bi azterlan informatibo daude mahai gainean aprobatuta behin behinean gasteizkoa zein bilboko geltokiak egiteko eta bertan soluzioak lurrazalean barkatu lurperatuta doaz beraz hori da gaur gaurkoz aprobatuta dagoena

lurperatu gabeko lurrazaleko soluzio batzuk egin daitezkeela jakina da behin behineko soluzioak asko luzatzen direla eta

gasteizko autobus geltokia hogeita bat urte egon da behin behinean

horrek zenbat urte iraungo luke behin behinean lurrazalean hogeita hamar urte berrogeita hamar urte

noiz bukatuko lirateke behin betiko soluzioak bi mila berrogeita hamarrean bi mila laurogeian benetan uste dugu lotsagarria dela

eta ematen ari zareten irudia ez dakigu zenbat balio duen proiektuak ez dakigu noiz jarriko diren martxan trenak aste honetan zabaldu da akaso bi mila hogeita hamaika bi mila hogeita hamabi izan daitezkeela data optimista batzuk ez dakigu merkantziak jundizetik hegoaldera joango ote diren

ez dakigu gure erkidegotik kanporako loturak nolakoak izango diren eta hori gutxi balitz oraintxe ez dakigu nolakoak izango diren

gasteizerako sarrerak bilboko sarrerak adibidez non egongo dira behin behineko horiek basaurin galdakaon

hau da desastrea arriola sailburua enpresa pribatuan lan egongo bazinete kale gorrian egongo zinatekete aspaldi eta ez bakarrik zu baita ere

eta bide batez eajren azken egunetako haserrea gai honekin

ze dirutza mugitzen ari den eta ze proiektu gelditzen ari den atzean esate baterako renferen aldirikoen zerbitzuak

eta orain badirudi bat batean erru guztia kudeaketaren desastrearen erru guztia madrilena dela madrilgo gobernuarena

izango da bizkaiko foru aldundiak ez duela parte hartu nahi bilboko soluzioan madrilen errua izango da hori ere bai eta nik uste dut eusko jaurlaritzak berak

gipuzkoako adarrean ere kudeaketa arazo handiak egon direla eta azter dezagun adibidez oraintxe bertan eraikitzen ari zareten

tarte bat da bi koma lau kilometroko luzera bakarrik daukana

irailean beteko dira hamar urte hasierako obrak esleitu zenituztenetik hamar urte bi koma lau kilometroko

hori bai kudeaketa ona eskerrik asko fernandez de betoño jauna arriola jauna

muchas gracias eskerrik asko arriola jauna gai zerrendako hamalaugarren puntua galdera iñigo martínez zatón
elkarrekin podemos ezker anitza taldeko legebiltzarkideak lurralde plangintza etxebizitza eta garraioetako sailburuari egina bilboko gotzaindegiari etxebizitza batzuk erosteari buruz martínez

eskerrik asko martínez jauna arriola jauna zurea da hitza gracias presidenta señor martínez

arriola jauna gai zerrendako hamabosgarren puntua interpelazioa rebeka ubera aranzeta eh bildu taldeko legebiltzarkideak

kontsultak ez murrizteari buruz ubera andrea zurea da hitza egun on denoi sagardui andrea

eta beraz osakidetzako zuzendaritzatik jarraitu beharreko irizpidea ezarri da eta ondorioz esitako zuzendaritza desberdinetatik langileen artean instrukzioak

ari dira eta instrukzio horietan bi irizpide nagusi daude bata ordutegia goizeko zortzietatik bostak arte izatea beraz zortzirak arteko tartea murrizten da eta bestea herri txikietako kontsultak ixten dira

hirietan auzo desberdinetako kontsultak itxi eta auzo bakarrean zentralizatzen dira adibide asko ditugu adibidez basurto bilbo esin bilboko kontsulta guztiak bostak arte eta gero lau kontsultetan

donostialdean zentro periferikoak groseko anbulategian zentralizatuko dira ezkerraldea meatzaldeko eremua san juan de dioseko pac kontzertatuak kubrituko du lea artibai

herritarrak lekeitiora joan beharko dira tolosaldean

eta tolosan zentralizatuko da gasteizeko osasun zentroetako egutegia ere nahiko lotsagarria mila adibide jar ditzaket eta

zortzi medikuetarako anbulategietan hiru mediku utziko dira edota

medikura sarbidea izateko medikuko kontsulta bat izateko filtro bat pasatu behar izaten da eta erizainak erabakitzen du kontsulta izango duen edo ez medikuarekin hori hainbat anbulategietan egiten da neurri batean kasu batzuetan uler daiteke

egotea edota hiriburuetan elkarrengatik hurbil gertu egon daitezkeen auzoetan kontsultak batzea

baldin bada behintzat baina udara honetarako planteatzen dena haratago doa gainera oso

eta uda eta opor sasoietatik haratago jada indarrean dauden murrizketei gehitzen zaion beste murrizketa bat da eta horrek herritarren artean

edo epe motzekoa izango den edo geratzeko etorri den eta osasun zerbitzuaren murrizketan sakontzeko berrantolaketa bat den ez

murrizketak ezarri dituztela eta daudela dagokien osasun etxeetan ulertzen dugu osasun profesionalak oporrak behar dituztela gainerakoak bezala gainera izan dugun urte eta gero ba oso urte gogorra

deskantzatzea baina hori ez da arazoa arazoa da osasun profesionalen gabezia dugula urteetan hartutako erabaki politikoen

noski gabezia horrez gain antolaketa eta funtzionamendua aldatzeko beharra ere badago dagoen antolaketa ereduak ez duelako laguntzen portzierto azkenaldian osasun sailari entzun izan diogu egiten diren murrizketak

indarrean den kontratazio ereduaren ondorioz urteetan

zeren hiru hilabeteetako kontratuak egiten zaizkie kontratu horiek eten egiten dira gero lotu egiten dira eta horrela oporrak ez zituzten hartu baimenak eta lizentziak ezin dituzte

beraz sagardui andrea oporrak denak behar dituzte finkoak

ebentualak eta ordezkoak ere bestetik

ditugu murrizketa hauek geratzeko etorri diren beste murrizketa bat gehiago den eta ekarriko dituen kontsulta gehiago ixtea orain arte kontsultak itxi direlako ez dakigu honek etenik gabeko arreta gune gehiago ixtea ekarriko dituen orain arte etenik gabeko arreta guneak itxi direlako

ordutegiak murriztu direlako eta ez dakigu honek pediatria zerbitzu gehiago zentralizatzea ekarriko duen orain arte pediatria zerbitzuak zentralizatu

osakidetzak duen kontratazio eredua tarteko zenbat familia mediku joan zaizkigun estatuko beste erkidego batzuetara edo beste estatu batzuetara edota zenbat familia medikuk amaitzen duten ospitaleetako larrialdietan

beraz ez da joera bat oporrei begirakoa ez da oporrei begirako erabaki bat edota neurriak ez da pandemiaren

pandemia aurretik datorren politika da politika kezkagarria eta pandemiaren ondorioz lehen arretari puntilla eman diona izan ere osasun sistemara sarbidea gero eta zailagoa da eta herritarrentzat gero eta urrunago dago lehen arretara sarbidea

kaskartu den lehen arretarako kontsultetara sarbidea murriztu delako neurtzekoa izango zen kronikoen osasunaren eboluzioa

nolakoa den kronikoen jarraipenerako baldintzak kaskartu direlako edota lurralde oreka

aurkitzen direlako eta gero esaten dugu herri txikiak bizirik nahi ditugula

gero eta biztanleria zaharkituagoarekin aurkitzen garenean

lehen arretaren egoera zein muturrekoa den

kasualitatea politika zehatzen ondorio zuzena da kontratazio politika zehatz baten ondorio planifikazio gabeziaren ondorio eta orain osasun profesionalen gabeziarekin aurkitzen gara

ez duena konponbiderik izango beraz alde batetik epe motzera begirako alternatibak behar ditugu eta bestetik epe ertain eta luzera begirako neurriak hartzen hasi beharra dago kontratazio politikan

eskuratzeko unibertsitateko kupoak igotzeko lehen arretaren antolamendu eta

egokitzeko makina bat neurri har daitezke

hartu behar dira pazientea izan behar dute ardatz herritarra izan behar dute ardatz eta ez

herri txikiak herri txikiak zaindu behar ditugu hirietan ere auzo zaurgarrienak lehenetsi behar ditugu bertako zerbitzuak indartu behar ditugu baina guztietan bai edo bai

jauzi kualitatibo bat eman beharko genuke osasun sustapen eta prebentzioan oinarrituta lan egiteko garaia delako garaia delako lehen arreta desmantelatzeari uzteko baina ez dakigu ez dakigu zein den osasun sailaren plana zein

bere praxia teoriarekin ez duela zerikusirik eta horrek ezinegona sortzen digu ikusten ari garelako zerbitzuen zentralizazioarekin lehen arretako kontsulten murrizketekin ospitaleak indartzen ari direla eta azkenean zerbitzuak berriro ere ospitaletarantz bideratzen direla edota eremu pribatura

pazienteak herritarrak kaltetzen direla beraz gaurkoan jakin nahiko genukeena da zein den osasun sailaren plana zein egitasmo duen osasun sailak lehen arretako kontsultak ez murrizteko

andrea sagardui anderea zurea da hitza

andrea zure interpelazioaren justifikazioan hainbat gauza nahasten dituzu

intentsiboetako unitateen okupazioa itxaron zerrendak murriztea aurrez aurreko arreta berreskuratzea

gaixotasun kronikoak dituzten pertsonentzako arreta udako ordutegien egokitzapena eta amaitzeko profesionalek ondo merezita dituzte oporrak hartzeari lotuta kontsultak murrizteari buruz

zeintzuk diren sailak lehen mailako arreta hobetu eta

plan horiek azaroaren aurreratu nituen antzeko beste interpelazio batean

honetarako esparru dokumentu estrategikoa aurkeztu genuenean eta lehen mailako arretarekiko konpromisoak aurtengo aurrekontuan jaso genituenean

lehen mailako arreta legegintzaldirako dokumentu estrategikoan lehen helburua lehen mailako arreta sustatzea eta indartzea herritarrengandik hurbilen dagoen laguntza maila gisa irisgarritasun handiagoa bermatzeko eta osasun arloko ekitate ezak eta desberdintasunak saihesteko

hirugarren helburua ekipamenduak hobetzea zerbitzu hobea eta lan baldintza hobeak lortzeko lehen mailako arreta aurtengo aurrekontuan

ehuneko lauko osagarria administrarientzat hogeita bat milioiko inbertsioak lehen mailako arretan antolaketa neurri berriak

zuzendariordetza espezifikoa sortzea ekintza guzti hauek azaldu ditugu eta egi bihurtzen ari garen errealitateak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

zeren esaten duzuena ez datorrelako bat egiten duzuenarekin eta esan duzu estrategia bat duzuela konpromisoak aurkeztu zenituela aurrekontuetan ere aurkeztu zenuela baina begira

datu objektiboa da datu objektiboa da eta instrukzioetan dago jasota

ez bakarrik uda sasoi honetara begira horregatik gure kezka eta herritarren kezka ikusi dutelako uda aurretik ere zerbitzuen zentralizazioak eman direla kontsultak itxi direla ordutegi murrizketak eman direla eta orain horri gehitzen zaio udakoa beraz ikusi nahiko duzue edo ez

ez du errealitatea aldatzen eta hor arazo bat dugu eta mesedez ez jarri herritarren bizkar kontsulta presentzialak murriztu

mesedez mesedez hori ez da horrela herritarrak kontsulta presentzialak eskatzen dituzte besteak ere eskatzen dituztela bai

eta tristea da tristea da baina orain arte duzuen estrategiak ez du balio lehen arreta aurkitzen den zainketa intentsiboetatik ateratzeko zeren lehen arreta zainketa intentsiboetan dago lehen arretako kontzeptua berreskuratu behar da begira

lehen arretako mediku bat eta berak esaten zuen jada lehen arretak ematen zion osasun sistemari

eta beraz lehen arretatik lehen sarbidea zegoen espezialitatera

lehen arreta deseginda dago eta bale formakuntza oso ondo dago azpiegiturak oso ondo daude baina profesionalak behar ditugu zeren

pertsonak artatzen dituzte eta pertsonarik gabe ezin direlako pertsonak pazienteak artatu

lehen arretara begirako antolaketa eta funtzionamenduari begirako

neurriez gain osasun profesionalak izateko osasun profesionalen gabeziari aurre egiteko behar dugu plan bat unibertsitatetik hasita eta osakidetzako kontratazio politiketara arte plan oso bat eta integral bat behar dugu mir eskuduntzak eskuratzea

gure gizarteko demografiaren errealitateari erantzuteko beharrei erantzuteko behar dugu eaeko lurralde orekari erantzuteko herri txikiak kontuan hartzeko behar dugu zeren gero hainbat gauza esaten ditugu

zerbitzuak gutxienez mantendu behar dira behar dugu pediatrak formatzen diren bitartean pediatrak gidatu eta koordinatuko duten sarea osatzea adingabeei kalitatezko zerbitzua bermatzeko

lehenestea ospitaleetako pediatriarekin elkarlanerako eta garapen profesionalerako bideak irekitzeko behar dugu planifikazio bat premiaz

estrategia ez delako eraginkorra ez delako eraginkorra ez diolako erantzuten ditugun arazoei ikusten da eta horretarako behar duguna da

behar dugu lehen arretan egunerokoan dauden guzti horiek ez daudenak plantilla estrukturalean txertatuta plantilla estrukturalean txertatzea eta lanpostu horiek azaleratzea eta kodea jartzea horiek ez daudelako ofizializatuta eta ez direlako existitzen

eta behar dugu lehen arretan behin behinean dauden langileak egonkortzea egonkortzea behar dugu

sarbidea da beste osasun sistema guztirako beraz

egin dituzuen murrizketak edo deitu nahi duzun bezala ez da gauza puntual bat lehendik dator eta herritarren kezka da ea horrekin orain arteko murrizketa guztietan sakonduko den edo zer gertatuko den azkenean guztion osasuna jokoan dagoelako gizartearen osasuna jokoan dagoelako hasi herri txikietatik
hiriburuetaraino eta hor badago zeregina eskerrik asko ubera andrea sagardui andrea zurea da hitza

azkenean sinestu egingo duzula zuk zeuk esaten duzula suntsituta dagoela lehen arreta harro egon beharko zinateke

daukagun osasun publiko zerbitzuaz eta daukagun lehen arretaz egon beharko zinateke baina jarraituko dizkizut zehaztasunak ematen ganbera honetan adostuta eta lehen mailako arretari dagokionez dagoeneko gauzatzen ari diren

jarduerak lehen mailako arretako zentroen berrantolaketa dinamikoa sustatzea gure artean jarraitzen duen pandemiaren eraginera egokitu ahal izateko lehen mailako arretako plantilla handitzea eta hori errealitate bat da kodigoak guk ez ditugu kentzen eta ipintzen kentzen eta ipintzen esan genizuen

aurtengo aurrekontuetan coviden presioak behera egin ahala zerbitzu guztiak normaltasunera itzultzeko behar diren neurriak bultzatzea

zenbait lekutan herritarrek eskatzen baldin badigute presentzialki baino izan ditzatela beste modu bateko kontsulta hori ahalbideratu egiten dugu eta guk ahalbideratu egiten dugu eta egia da ez gezurrik esan zenbait lekutan horrela gertatzen ari delako

herritarrekin hitz egiten dugu lehen mailako arretako

covid lehen olatuaren beharrak indartzeko kontratatutako langileak

covidek eragindako osasun arreta jasotzeko itxarote zerrendetaz berandutze zerrenden murrizketa

homogeneizatzea ospitalera joan beharrik ez izateko eta fisioterapia pixkanaka lehen mailako arretan integratzea errealitatea egiten ari den gauza

figura bultzatzea lehen mailako arreta indartzea beste maila batzuekiko integrazio asistentzialean aurrera eginez eta bereziki eremu soziosanitarioan

ehuneko hirurogeita hamazazpia osakidetzan gertatzen dira

haien erabakia ze profesionalek ere badaukate

medikuak faltan daudelako eta guk behartuta baizik eta haien aukerak dira

beste gauza batekin beti esaten duzu herritarrekin eta herritarrekin ba aipatu da gaur goizean herritarrek hitz egin egin dute

orduan hain gaizki daudelako gauzak eta hain gaizki egiten ditugulako gauzak zuk aipatzen dituzun bezala herriak hitz egin du eta adierazi du

osakidetzan hirurehun eta hirurogeita bost egun urtean

sagardui andrea gai zerrendako hamaseigarren puntua galdera josé manuel gil vegas euskal talde popularra ciudadanos taldeko legebiltzarkideak osasuneko sailburuari egina euskadiko

prebenitzeko neurriei buruz gil vegas jauna zurea da hitza

eskerrik asko gil jauna
sagardui andrea erantzuteko eskerrik asko presidente andrea

eskerrik asko sagardui andrea gil jauna zurea da hitza gracias señora presidenta

eskerrik asko sagardui andrea gai zerrendako hemeretzigarrena puntua galdera amaia martínez grisaleña talde mistoko legebiltzarkideak

memoria selektiboari buruz martínez andrea zurea da hitza

hogeigarren puntua interpelazioa carmelo barrio baroja euskal talde popular ciudadanos taldeko legebiltzarkideak kultura eta hizkuntza politikako sailburuari egina euskaditik igarotzen diren done jakue bideak

eskerrik asko barrio jauna zupiria jauna zurea da hitza

zalduondo bidania errenteria hondarribia pasaia lezo donostia aia zarautz getaria deba

barrio jauna zupiria jauna zurea da hitza

presidente andrea barrio jauna bai

zuk esaten duzun bezala guk ere esaten dugu santiago bidea done jakue bidea ondasun kultural bat da

eta horrela izan da ezagutua onetsia eta estimatua

bai gure herrian bai europan eta baita nazioartean ere denak jakitun eta harro gaude bide horrek gure autonomia erkidegoan eta gure euskal herrian zehar egiten duen ibilbideagatik beti izan da jaurlaritzaren helburua hori zaintzea eta hori jagotea

zure lehen lehenengoz hitz egin duzunean eta orain bigarrenean

estatuko gobernuak izan duen ekimen bati buruz bi gauza esan nahiko nituzke honi buruz lehenengoa ministerioaren bitartez

bitartez joan den astean plazaratu den ekimen hau berria da ez dakit aurrekontuetan dagoen bi mila hogeita bateko aurrekontuetan dagoen

eta adierazi den bezala europako next funtsen bitartez ordainduko da nik honen aurrean esan nahiko nuke next funtsak

europar guztionak direla eta erakunde guztien artean kudeatuko direla beraz jaurlaritzarenak ere badira

beraz ez dira beste norbaitek jarriko dituenak baizik eta guk denon artean jarriko ditugunak eginbeharreko gauzak egiteko orain arte

guk izan genituen lehenengo berriak joan den astean izan ziren maroto ministroak asturiasen honen berri eman baino egun gutxi batzuk lehenago

herri horietan egon litezkeenak eta turismoaren ikuspegitik

ni ez naiz turismo sailburua eta ez dagokit niri honi buruz hitz egitea

lehenengo proposamen horretan jaso diren ondasunak

eta ez daukat nik gauza berririk esateko bai esango nuke

kasu askotan aldez urretik landu gabeko proposamenak direla eta hartzaile izan litezkeenak ere ba kasu batzuetan harrituta geratu direla edo espero ez zutelako diru hori edo lehenengo momentu horretan diru hori nola erabili ez dakitelako beraz hor izango da lanik aurten

hori bideratzeko eta badakit turismo saila harremanetan dagoela industria merkataritza eta turismo ministeritzarekin horri aurre egiteko eta

guk daukan garrantzia ematen diogu ekimen honi daukan garrantzia ematen diogu

gure herrietatik eta gure lurretatik igarotzeari

dagoena egingo du bere aurrekontuen bitartez eta kanpotik datozenen bitartez behar den bezala erantzuteko

oso urte berezia izan da ez dizut nik esplikatuko gogoan daukat

martxoaren hasieran espainiako senatuko gela batean egin zen kultura arloko batzorde sektorial batean zenbat aldiz hartu zuen hitza galiziako gobernuko sailburuak planteatuz ministroari eta planteatuz beste erkidegoei nolako aukera zen xacobeo urtea eta nolako ahalegina egin behar zen

eta urtebete hau ia zuri geratu da horregatik luzatu da beste urtebete eta dudarik ez daukat uztailaren bostean egingo den batzorde horretan xacobeo batzorde horretan bai espainiako gobernuak eta bai galiziako

planteatuko dituztela ekimen berriak eta jakindakoan ikusiko dugu nola bat egiten dugun eskerrik asko eskerrik asko zupiria jauna

hogeita batgarren puntua galdera jasone agirre

eh bildu taldeko legebiltzarkideak kultura eta hizkuntza politikako sailburuari egina ikus entzunezko

zupiria jauna uste duzu anomalia bat dela ikus entzunezko euskal kontseilurik ez izatea zeuk ere geuk bezala uste duzu anomalia bat dela organo independenterik ez

euskal esparrua arautu ordenatu eta estaturik gabeko nazio aurreratu bezala ditugun premietara egokitzeko ez duzu uste

ikus entzunezko kontseiluak eratzeko gomendioa egitea eta geuk aintzakotzat ez hartzea gomendio hori europako herri

espainiak ez du bera da salbuespena ez duzu uste anomalia horrek ere zer pentsatu ematen duela ez duzu uste herri bezala anomalia bat dela ikus entzunezko kontseilua eratzeko baita ikus entzunezkoak arautzeko edo lege bat egiteko eskumenak izatea erabiltzea eta horren ondorioz espainiako arauen menpe egon behar izatea ez da anomalia bat subirautza gehiago eskatzea eta daukaguna ez erabiltzea

agirre andrea zupiria jauna zurea da hitza ez dakit protokoloak zer agintzen duen ze bizkarra emanda

presidente andrea agirre andrea zuek ez bezala nik dudak dauzkat eta ez dakit anomalia bat ote den
ikus entzunezko kontseilurik ez edukitzea eskerrik asko agirre andrea

baina zalantzak zalantza zuek ezetz esan diozue gure lege proposamenari horretarako nahikoa tresna baditugula diozue

eta dekretu bi netflix gure etxeetan sartu baino ez dakit zenbat urte lehenagokoak ez zarete konturatzen guk proposatzen duguna eitb baino askoz haratago doala eta gero emakunderen menpe dagoen begira zurrumurruen aurkako sareak ditugula diozue

horiek eta bestalde euskara babesteko balio dute esate baterako edo haurrak horiek dira gure tresna guztiak digitalizazioak dakarren aldaketari aurre egiteko

egingo dugu borroka digital hori anomalia

zilegiagoa da etxe honetan eztabaidatzea emaiozu aukera bat beraz eta zalantzatan bazaude

eztabaidatu ezazue zuok gobernuko alderdi bion artean alderdi sozialistak beti defendatu izan baitu ikus entzunezko kontseilua entzun jendea ere bai adituak herritarrak zuok konbentzitzeko

adostasuna bilatzeko den etxe honetan posible da

utzidazu gainera zupiria jauna konparazio bat egiten beste maila batean da baina adierazgarria eitbko

zuen alderdia guztiz aurka egon zen hasieratik ez zenuten nahi profesionalen babeserako

zaharrei eutsita eta berrien beldur ahaleginak eta bi egin zenituzten kontseiluak aurrera egin ez zezan baina azkenean hor dago eta zuok ere

euskarak ingurune digitalean behar duela

kualitatiboa egin ekimen kolektiboa dela eta laguntza eskatu diguzue esan beharrik ez dago izango duzuela gure laguntza baina guk ere gauza bera

jokatu dezagun ardura politikoaz herri bezala hori eskatzen dizuegu astia daukagu egin gogoeta uda honetan eta

eskerrik asko agirre andrea zupiria jauna zurea da hitza agirre andrea ez dudarik izan jaurlaritzak

ardura politikoz jokatuko duela gai hauen inguruan legebiltzar honetan eta erakundeetan gernikako estatutuak euskal autonomia erkidegoari eman zion estatutuaren oinarrituz eta estatuak

arlo honetan lan egiteko ardura eta era berean

eman zion ahalmena telebista irratia eta prentsa arautu sortu eta mantentzeko eskumen titulu honen babesean euskal autonomia erkidegoak bere araubide juridikoa ezarri du ikus entzunezko komunikabideen arloan estatuko

araudiarekin bat eginez eta horren ondorioz euskadin ekimen publiko pribatu

eta komunikazio sistema publiko zein pribatua estatuko beste autonomia erkidego batzuetan baino zabalagoa da hedabide horietako askok euskarri tradizionalean sortuak izan arren jarduera eta oihartzun handia hartu dute eta hartuko dute ikus entzunezko formatu digitalen bidez horrela

komunikabide sozialen sistema berezi bat sortu da eta bertan

eta pribatuak daude diru irabazi asmoa dutenak eta irabazi asmorik ez dutenak askotarikoa da sistema hori plurala eta eleaniztuna eta euskal komunikabideek zen eaen presentzia duten europa mailako edo mundu mailako hedabideek osatzen dute eta horri erantsi behar zaizkio internetek apurtu dituen muga guztiak gainditu dituenez geroztik

eta entzun daitezkeen munduko edozein puntutan sortutako edukiak hori da

konplexua eta arautzen gero eta zailagoa eta eitbren kontrolaz ari bagara hedabide publikoa delarik jarraipena eta kontrola egiteko

nik bezain ongi ezagutzen dituzunak nik uste dut bizi dugun egoera konplexu honetan eta nire iritzia baino gehiago eta nire iritzia ere bada eusko jaurlaritzaren iritzia da ikus entzunezkoen euskal kontseilua sortzeak ez dio inolako ekarpenik egiten bizi dugun egoera berez